gai zerrendari ekin aurretik hogeita hamabi jaun andreek

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid hemeretzi aparteko tasa euskal autonomia erkidegoan berehala indarrean jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

estarrona jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

bai eskerik asko legebiltzarburu andrea espero dut ondo egotea egun on guztioi egun on lehendakari jauna egun on lehendakariorde jauna gaur bi mila hogeita baterako aurrekontuak jasoko ditugu legebiltzar honetan berriz ere el presupuesto más alto de la historia eta diot berriz ere begiratu dugulako eta bi mila bederatzian

hemezortzian bi mila hogeian historiako altuenak izan zirelako eta ez naizelako atzerago joan datetan baina altuenak izateagatik

hauek onak direnik esaterako aurrekoak ere historiako altuenak izanda ez dituzte euskal gizartean dauden hainbat egoera edo joera irauli

europako altuenetakoa izaten jarraitzen du lan baldintzen prekarizazioa areagotuz doa emantzipazio tasa europako

aurkeztutako azterlanaren arabera hauen arteko langabezi tasa ehuneko berrogeita bi da dagoeneko azken bi hamarkadetan industriaren pisua barne produktu gordinean

merkataritza txikiaren galera pobrezia tasen ehuneko berrogeita seiko handitzea azken hamarkadan eta honen kronifikazioa eta errealitate hau orain

acostumbrados baina tira datu eta zenbaki orokor horietan badago elementu esanguratsu bat gaurko

eztabaidarekin harreman zuzena duena eta da zor berriarena

euro diru sarrerak gutxitu direnez jaurlaritzak zor publikora jo du aurrekontua estali ahal izateko eta mila zazpiehun milioi eurotik gorako zor berria jaulkiz

kendu dituela aurten eta datorren urterako baina erreferentziazko defizit bat jarri duela barne produktu gordinaren ehuneko bi koma bikoa eta guk hemen esan dugu euskal autonomia erkidegoaren kasuan

hain justu jaurlaritzak hartuko duen zor berria

guk ongi baloratzen dugu behin eta berriz eskatzen egon gara ez bakarrik aurten aurreko ekitaldietan

públicos eta covid hemeretziaren pandemia gogor jotzen ari den honetan pandemiaren ondoriozko premia sozial eta ekonomikoak izaten ari dira eta izango dira eta horiei aurre egiteko baliabide publiko eta pribatu ugari mobilizatu behar dira hain zuzen ere zergen bidezko

aurrekaririk gabeko eran murriztu eta murriztuko diren testuinguru batean hor dugu datua

ehuneko hamar koma zortzi gutxiago bildu dute ogasunek hau da mila bostehun eta berrogeita bost milioi euro gutxiago

handiagoa izango da urte amaiera honetan ehuneko hamairu koma hirukoa hain zuzen ere beraz gastu beharrak

diru sarrera arruntekin eta azpiazu berak esanda bi mila hogeita bian gehiago zorpetu beharko gara datorren urtean zerga bilketak berreskuratuko duelako aurten galdutakoa egoera honek behartu egiten gaitu eta behartu

eta baliabideak esleitzera aberastasuna sortzeko eta desberdintasun sozialak murrizteko printzipioetan oinarrituta planteamendu ausarta eginez

ezohiko diru sarreren iturriak aktibatu behar dira eta orain arte erabili ez diren finantzaketa mekanismoak izan behar dira hau da ezohiko egoeren aurrean ezohiko finantzaketa

behar ditugu eta hau esanda eta uste dut denok bat gatozela baieztapen honekin hau da ezohiko egoeren aurrean ezohiko finantzaketa mekanismoen

faktura nola ordaintzen da eta guk argi dugu krisi honek lan eta ahalegin kolektiboa eskatzen ditu

erantzukidetasunik heldu behar zaio gehiago dutenek gehiago ordaindu behar dute eta nola ez piramidearen gailurretik

hori dela eta gastuen eta diru bilketaren galeraren ezohiko testuinguru horretan aurkezten dugu covid hemeretzi aparteko tasa ezartzeko proposamen hau euskal autonomia erkidegoko erakundeek hilabete eta urteetan ezinbestean izango dituzten finantzak eta beharrei aurre egiten lagundu ahal izateko hau da proposamen zehatza proposamen serioa egingarria errealista

covid hemeretzi tasa delakoa ezartzeko proposatzen da errekargu gisa gaitasun ekonomiko handiena duten pertsonen eta enpresen hainbat zerga tasa igotzea eta aldi

honako zuzeneko zerga hauetan alde batetik pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga

ondarearen gaineko zergan eta oinordetza eta dohaintzen gaineko zergan baina azpimarratu nahiko nuke gizartearen oso portzentai txiki bati eragingo liokeela aberastasun handia

eta batez ere eta batez ere eta hau ere inportantea da pandemia egoera batean egoteagatik irabazi handiak izan dituztenei

justua ahalegin handiagoa eskatzea krisi honekin irabazi dutenei

krisi honetan irabaziak areagotu dituztenak eta hau ez da planteamendu marxista iraultzailea esaterako

confebaskek planteatu ditu halakoak

sociedades gure ustez egokia da zerga neurri gehigarriak eta salbuespenekoak aplikatzea

eta horrekin batera zerga sistema progresibo eta bidezko bati buruzko

premiaz behar ditugun politika publikoak ezartzeko behar adina baliabide bermatu ahal izateko eta horrela egiten ari dira europako

osoko beste lurralde askotan esaterako erresuma batuan eta berez ez da ezkerreko gobernu bat johnsonena

aurreko astean jada mundu mailan europatik aldenduz argentinan ere

egokia da zerga neurri gehigarriak eta salbuespenekoak aplikatzea tenporalak gainera eta berriro azpimarratzen dut eta horrekin batera zerga sistema progresiboa eta

egitea baina hemen ere eta hasi beharko gara honetaz hitz egiten premia asko erreforma fiskal sakon baten beharra dugu

premiaz eztabaida publikoan oinarrituko zerga erreforma sakon bati heltzea zerga politika progresiboagoa ekitatiboagoa eta

ezartzeko covid hemeretziak diru sarrera publikoetan eragindako triskantzari aurre egiteko gastua eta inbertsioa soilik belaunaldien arteko elkartasuna arriskuan jar dezakeen zorpetze politika batean ez oinarritzeko euskal autonomi erkidegoko presio fiskala europako batasunakoarekin parekatzeko eta horrela

jaso berri duzuen erdibideko horretan elkarrekin podemosekin sinatutako erdibideko horretan baina badakigu

prozesua luzea eta prozedura luzea izaten dela eta izango dela sakoneko erreforma fiskalarena eta horregatik eta gainera

erdibideko bigarren puntu horretan zerga erreforma hori gauzatu bitartean zerga erreforma hori gauzatu bitartean legebiltzarrak araba

covid hemeretzi aparteko tasa berehala indarrean sartzeko

ekinbideak euskal erakundeek datozen hilabeteetan eta urteetan izango

ahal izateko eta lehen aipatu ditu batzuk baina europan ari dira batzuk planteatzen

hegazkigintzan eta marina merkantean eta planteatzen ari direna plastikoaren gaineko tasa

beraz covid hemeretziaren krisiak inbertsio publikoaren eta pribatuaren geldialdia enpleguaren suntsiketa eta langabezia tasen igoera kontsumo gastuen jaitsiera eta aktibitate ekonomikoen galera digun honetan eta errealitate gordin honi aurre egiteko ekonomiaren euste neurriak abiatzen ari gara instituzio publiko guztietatik maila guztietako administrazio publiko guztietan eta hala behar du izan

gastu publikoaren igoera zorpetzearen handitzea zerga bilketaren beherakada eta defizitaren gehitzea eragin du eta esan bezala zerga erreforma sakona egitea beharrezkoa da

baina ezin dugu denborarik galdu ezin dugu

eta gaur gaur gaurko egunean badugu aukera covid tasari baiezkoa emanez horrela erakusten direlako benetako konpromisoak eta

mila esker eskerrik asko estarrona jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

olentzerori euskaraz idatzitako gutunean nire nahiak idatzita

eskerrik asko estarrona jauna erdibideko bat lortzen beraz erdibidekorik ez daukagunez gaur hona eh bilduk dakarkigun zerga igoera tasa covid deritzona ezarriz aztertzera pasako naiz eta nahiz eta tasa deitu zerga igoera planteatzen delako eta ez naiz aurrekontuei buruzko eztabaidan sartuko horretarako badauzkagulako egunak aurretik eta gaur bertan aurkeztu direlako eta gogorarazi nahi dut eztabaida hau podemos taldeak orain dela hilabete eskas bat ekarri zuela bilkura honetara

baina ez bakarrik legebiltzar honetan batzar nagusietan ere eztabaidatu da

eredu eta posizioa ezagutzen dugu soberan beraz

orain dela hilabete bat eskas eztabaidatu genuenean bilkura honetan beraz jakin nahiko nuke zein den gaurko helburua ea benetan zerga erreforma aztertzea den ez dut uste

eztabaida hau hori denik helburua edo soto jauna baliteke gobernuari kritika egitea berriz ere neoliberal izendatuz

esaten soto jauna kuriosoa da bi mila hogeian aurrekontuen inguruan akordiora heldu ginenean eta ez dut uste

beraz guk argi daukagu eta mundu mailako organizazioek ere beste galdera bat premiazkotasunari buruz

hobe euskadiren onerako izango baita inor atzean utzi gabe hori da gure helburua beste barik eskerrik asko
eskerrik asko berrojalbiz andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda

impositivo siempre es positivo muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

eusten dioten alderdiok konpromisoa hartzen dugu erakunde eskudunekin batera fiskalitate berri baten inguruko hausnarketa sakona

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak pérez andrea

eskerrik asko pérez andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

mesedez azterketa egiten duzunean erantzun egokia nahiko nuke
eskerrik asko barkatu legebiltzarkideok azken esalditxo bat bakarrik eredu politiko ezberdina daukagu normala dena

eta diferentziarekin gainera guk beraz gure konpromisoak bete behar ditugu hala ere guztion ekarpenekin gure proposamenak hobetu eta osatuko dira hobekuntzarako tartea beti dago beraz gure ateak zabalik elkarrizketarako lantaldean emaitzak hobeak izaten dira eta
beste barik eskerrik asko eskerrik asko barkatu mistoak

ppk bai gordillo jauna zurea da ba hitza

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna amaitu da eztabaida eta bozketara jarriko dugu

zuzenketa bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita bat boto alde hogeita zazpi contra zazpi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde

migratzaileak eta errefuxiatuak hartzeko euskal sistema bat garatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den martínez zatón jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi

ekimen hau ekimena nahiko luzea zela eta pentsatzen nuen nahiko konplexua izango zela kudeatzea eztabaidatzea

bai bildurekin eta noski gure taldearekin beraz lehenik eta behin eskerrik asko bai miren maitane eta

erraztasunengatik bihar migranteen nazioarteko eguna da eta gaurko honetan legebiltzarrean akordio zabala izatea nik uste dut pozteko modukoa

ez dira migranteak errefuxiatuka asilatuak edo

pertsonak dira eta pertsonak diren heinean tribuna pribilegiatu

izan eduki eta disfrutatu beharko zituzten eta betebeharrak noski guztiok ditugun bezala y además una

es ilegal migrazioari buruz gauza asko entzuten ditugu baina ez dakit pertsonak entzuten ditugun edo ez eta horrexegatik

ordezkatzen ez duen legebiltzar honetatik nire taldetik hasita iruditzen zaigu oso garrantzitsua gai honen inguruan egiten den guztia parte hartze zabal batekin egitea hori txertatu dugu gure erdibidekoan eta hori da eusko jaurlaritzari

eta askotan nola hartzen ditugu lesbos irlako kanpalekuetan gure instituzioak egiten duten kanpaleku

horietan eta baita ere lesbos hiritar gehienaren eta bai europan eta bai euskal herriko jendearen elkartasunarekin

irletan egoera hain txarrak ez izaten baina kanpaleku horiek administrazioen erantzukizunak dira

gertatzen ari dena eta izan ditugun arazoak azken asteetan edo deportazioekin milaka eta milaka lagun heltzen direnean eta ez dugu ikusten gauza hauek ez ditugu ikusten beraien helmuga bakarra deportazioa da beraien eskubideak urratuz norbanako tratuari adibidez daukaten norbanako tratuaren eskubidea

deportatu segurua ez diren herri askotara inolako bermerik gabe merkantziak askotan eskubide gehiago dituzte

bat egitea integraziorako lehen pausoa harrera da

harrera eredu integral bat diseinatzea eta abian jartzea eusko jaurlaritzari eta hasieran esaten nuen bezala migranteen

baina aldi berean ezinbestekoa da ere bai administrazioen arteko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

a la miseria que ya traían muchas gracias eskerrik asko martínez andrea eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko egun on guztioi egun on saio hau jarraitzera etorri zareten kideoi nik hasi nahi nuen legebiltzar honetan

ekarri zuen liburu baten atal bat irakurtzen hor pendienteen artean neukan beraiek hona ekarri zuten arte eta egia esan ba egun bakar batean irakurtzeko lana da

biziki gomendatzen dizuedana ikusten duzu mutiko hori

hori ousmane da orain dela bi hilabete iritsi zen irunera

egun guztian ez du hitzik egiten salbu zigarro bat eskatzeko hori bakarrik beste guztiak ahaztu zaizkio denek esaten dute erotuta dagoela bai erotuta hitza erraza da baina nik ulertzen dut

eta abiatzen denean ez da erraza berriz ekartzea jende asko dago hola nik ikusi dut libian aljerian marokon jendea galduta etsita nahiago hilda baina bizi bizi jakin gabe norako jakin gabe zertarako hemen ere berdin da begira hor dago ousmane

lortuko ote du oroitzen duen guztia ahaztea orekaren haria mehea da eta zaila da ez etetea horregatik gaur

eutsi sentsibilizatzen saiatu naiz jarrera alda dezan baina erantzun dit koto honezkero nire bizitza ez da konponduko eta isilik geratu naiz

bere hitzak eta bere hitzik eza sufrimendu hori ez da pertsona batentzat egina

zure buruak egurrezko aulki batean utziko zaitu eta joango da agian betiko jendea zure ondotik pasatuko da eta esango du eroa zarela bai

beste hitz bat bailitzan hori erraza da miñan liburuan minak jasotzen dira behartutako transitoen minak bide hau ekitera eramandako egoeren minak transitoan

indarkeria jatorrian indarkeria bidean indarkeria helburu herrian edo gelditzea erabaki duten herrian edo gelditzera derrigortu dutenean

jatorrizko herrietako pobreziagatik trasnazionalen eraginagatik indarkeriagatik edo klima aldaketaren ondorioengatik indarkeria

turkiarekin akordioa egiteagatik indarkeria helmuga herrietan edo gurean koordinazio faltagatik

miñan liburua irungo harrera sarearen lanetik ateratzen da imajinatzen ditut lakaxitan amets eta ibrahima elkarrizketan

lehen urteak irungo bilguneko aurkezpen festak dantzak sin ataduras mujer kantatzen genuen bertan eta espazio bera lo egiteko erabili zuten duela urte batzuk beranduago migratzaileek euskal autonomia erkidegoko erantzun kapazitatea gaindituta geratu zenean elkartasun eta lanak espazioak funtzio anitzetarako balio dezaketela erakutsi zuten sin ataduras

baina lotura handiak dituzte bai indarkeria bizitzei lotuak babesgabetasunak sortzen dituenak herritartasunak ematen dituen eskubiderik gabeko ez pertsonenak zuzenketan duela urte bete legebiltzar honetan

legez bestekoaz hitz egiten dugu ardura dugula aldarrikatzen baitugu

mekanismoak genituela eta ditugula egoera horiei aurre egin arreta on bat eskaintzeko aukera eta betebeharra dugu nabarmendu nahi izan dugu sistema paralelorik ez dugula sortu behar herritartasun unibertsala

eskubideetara sarbide izan beharko luketelako pertsona guztiek gizarte zerbitzuen sistema dugu eta babeserako euskal sistemetan

eta prestazioetara sarbidea izatea da helburua honetarako argi dugu honen baitan dauden zailtasunak aztertu eta egoera berezitu honi erantzuteko egon litezkeen bideak aztertzea eta lantzea helburu izango duen programa berezitu bat

horregatik sistema paraleloa baino sistemaren baitan

elkarrekin adostu duguna nabarmendu nahiko nuke migratzaileen alde lanean ari diren kolektiboen ekarpena duela hilabete inguru gure taldearen ekimenez eta gaur erdibideko hau sinatu dugun berdinon arteko

bota nahi izan genuen mezu berarekin gatozelako gaur ezinbestekoa delako elkarlana sustatzea lana balorean jartzea hitzartze amankomunak egitea beraz mila esker guztiei

gorroto mezuei aurre egiteko konpromisoa hartzen dugula eta erdibideko hau horren bidean urrats bat izan nahi du ez ditugu onartzen indarkeriazko mezu hauek gorrotoaren bidez eraso larriagoak ahalbideratzen dituztenak

inpunitate sentsazioa mezu aporofobikoek kalean gaua pasatu behar

eraso eta erailketak ahalbidetzen dituzten bezala edo mezu lesbofobikoek ahalbideratzen duten bezala pertsona bat kolpatzen ari zaren bitartean

eta gorrotoaren kolpeak jasan dituzten horiei gure taldearen elkartasun eta babes guztia ezin dugu esan gu haiek garela gu zuek zaretela

pairatu duzuenak zuek zaretelako baina gure konpromiso irmoa adierazten dugu

elkarlanarekin guztiz konprometituta gaudela

liburuaren amaieran aipatzen du momentu oso hunkigarri bat berrogei minutu barru itzuli egin ziren

koloretik antzematen nion basoan esplikatu zidatelako zuek salbatzera etorriko den barkua laranja baten kolorekoa izango da huraxe zen

itsasoko abentura ongi bukatzen denean egiten da boza boza

europara iritsi dela jakiten denean azkar zabaltzen da berria atzo

euskal herrian poza poza oihukatua izan dadila espero dugulako gure ardura delako boza poza
bilakatzea eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak gallástegui andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok egunon danori eta egun on gaur gurera etorri diren gonbidatuei be bai bueno nitzako barri ona dan albiste bategaz hasi gurot nire hitzartzea

titularra euskadi inoiz baino toleranteagoa da atzerritarrekin

euskal gizartea eskuzabala izin de beti atzerritarren etorreragaz eta harreragaz eta errekonozimendu hori covid pandemiaren ondorioz hobetu

emaitzei erreparatuz artolazabal sailburuak horrela esaten zauen barometro honen emaitzak aztertuteko

pandemiak euskal gizarte ulerkor eta solidario baten islada nabarmendu duela da atera dezakegun lehenengo ondorioa

euskal gizartearen islada dela esan dezakegu dude barik legebiltzar honetan behin baino gehiagotan egin dugu berba migranteen eta errefuxiatuen figurari buruz ez

giza eskubideen defentsaren ildotik eta beste alde batetik be bai beraien arreta eta harrerarako

honetara dakargun gaiak biek uztartuten dauzela ez alde batetik giza eskubideen defentsa batik bat eta gure herrire

guzti hori gure ustez harrerarako euskal sistema egonkor baten markoan ulertu behar delarik creo que no está de más como decía el señor

gizarte zibileko agenteek errefuxiatuei eta migranteei eskainitako laguntza eta kolaboraziñoa balorean jarri nahi doguz eta zelan ez gaur hemen dekoguzen gonbidatuek hemen dauzela aprobetxaute

lanagatik eta baita euskaditik bertatik sortu diren sare ezberdinen sorreren inguruen be bai asko dire euskal instituziñoakaz batera

uste dugu hortik dator gure erdibidekoan barneratzearen arrazoia be bai

erdibidekoan aipatzen dugu be bai herritartasunaren kulturartekotasunaren eta

migranteen eta errefuxiatuen harrera duina egiteko oinarrizko markoa dela ulertzen dugu eta lortu dugun akordio hau horren ildotik doala

beste askoren artean gaurkoan hona dakarguzen bi aipatu gure dodaz bereziki bai

emendakinetan proposamenean barneratu zauriezanak be bai

errefuxiatuen harrera duina egikaritzeko martxan jarri dauzen neurri ezberdinak aipatzen

pertsona guztien giza eskubideen defentsarako egin diren aurrerapauso guztietan baina gaurkoan lortu dugun erdibidekoagaz batera

urriaren hogeita bederatzian legebiltzar honetan hartu zen

zuzendaritza espezifiko baten sorrera kamara honetako gehiengo zabalak akordatutako puntu honek herritartasun kulturartekotasun eta emigrazio esparruan jarduteko bostgarren planean barneratutako helburuen eskutik

ahalbidetuko duela uste dugu jaurlaritzaren aterkipean egongo den zuzendaritza horren sorrera jadanik martxan dago eta horregatik

gure aldetik ez dugu ikusi beharrezkotzat akordioan bertan erdibidekoan bertan sartzea baina

behintzat aipatutzea ba denok ados gauzelako horretan bebai

intentzinoa eraikitzailea izan dela hasieratik

ahaleginak alde guztietatik egin direla eta oinarrizko ideietan denok ados egoteaz gain beste aurrerapauso bat eman dugula uste dut

giza eskubideen defentsan are gehiago migrante eta errefuxiatuen mito oker eta xenofobo horiek gainditze aldera

uste dut ikusi den moduan ez oinarrietan bakarrik baizik eta oinarrien baino gehiagotan gehiengoa

azkenean akordio batera heltzeko disposizio adierazi duelako hasieratik eta baita etxebarrieta andreari bebai nahiz eta komunikazio zuzena ez eduki ba bueno denon bitartez azkenean lortu dugulako zeozer egitea ez oraingoan be bidean topatu gara

eduki gura daurien pertsona guztien eskubideen defentsan
berriro be bidean topatzea beste barik eskerrik asko eskerrik asko

erantzunen txanda elkarrekin podemos bai bertatik zurea da hitza martínez zatón

eskerrik asko y bueno lehen esan dudan bezala lehenik eta behin berriro eskertzea sinatu duzuten talde guztiei y

mistoak hitza dauka zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea barrio jaunak hitza hartu behar du bertatik

etxebarrieta andrea bertatik zurea da hitza bai aipatu nahiko nuke amaieran amaitzen nuen

geratu behar dugula gaurkoan uretan ematen den boza oihu hori euskal herriaren poza bilakatu dadila helburua euskal herrian biziko diren herritar zoriontsuak eraikitzea dela eta zoriontasuna eskubideen bermetik hasten dela beti hori da erdigunean kokatu duguna akordioetan kokatu duguna nabarmenduko nuke beste behin ere nortzuk

eta nortzuk atera nahi duten diskurtso hauetatik diskurtsoetatik haratago ekintzak direlako ekintzetatik haratago pentsamendu sakonak direlako

ongi etorri errefuxiatuak bilakatu dadin errealitate bat gure herrian eskerrik asko guztioi

eskerrik asko etxebarrieta andrea gallástegui bertatik hitza

eskerrik asko ipiñazar andrea zurea da hitza bai

y bueno amaituko dut eskerrak emon berriro be akordioa lortu dugun guztioi eta

eskerrik asko ipiñazar andrea eztabaida amaitu da eta

elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa ppkoak bozketa banatuta eskatu dit bat hiru sei eta gainerakoa eta martínez andreak ere

lehenengo eta hirugarren puntua lehenengo eta hirugarren puntuak bozkatu ditzakegu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto

beraz onartuta geratu dira lehenengo eta hirugarren puntuak jarraian

bigarrena laugarrena eta bosgarrena bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde bat contra bost abstentzio beraz onartuta geratu dira

laugarren eta bosgarren puntuak eta azkenik seigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz aho batez onartuta geratu da seigarren puntua gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua covid hemeretzia dela eta farmazietan jarduera berriak izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna

barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker

botikariak maiz beraiekin ahazten garelako

delako bada herritarren osasunaren zaintzan elkar

funtsezkoa delako eta ordainezina delako ez bakarrik pandemian baita pandemiatik kanpo ere eta pandemia ere ba hor egon dira hasiera hasieratik lehen lerroan

laguntzen komunitatea zaintzen eta egia da paper garrantzitsua bete dute eta betetzen ari dira

gure aitortza horregatik ere gure proposamenaren lehen puntuan barrio jaunak

eta eskertu nahi izan diegu egiten ari diren lan guztia bigarrenik

behin farmazeutikoen elkargoko ordezkariak legebiltzar honetara etorri ostean beraiek entzun ostean dakizuen bezala beraien agerraldiak eskatuta ditugu baina zoritxarrez agerraldi horiek ez dira gauzatu eta pentsatzen dugu garrantzitsua dela jendeari entzutea ez ikuspegi guztiak

da eztabaida hau eman izana agerraldi horiek gauzatu aurretik hori esanda ere

botiketan txertoa jartzearena ez dugu uste tokirik aproposena

direnik txertoa jartzeko oraindik orain ez dugu ezagutzen txertaketa kanpainaren irizpideak egutegia nahiz eta ba aspalditik daukagun eskatuta txertoen

agerraldia legegintzaldi hasieran ere idatzizko galderak egin genituen txertaketa kanpainaren inguruan

ari zela gobernua baina argi geratzen ari da irizpideak europatik datozela europa dela irizpideak markatzen ari dena madrileko gobernuak ere ezer gutxi daki

beraz eaeko gobernuak zer esanik ez dena komunikabideen bidez iristen zaigu eta nahiz eta ezer ez jakin egia da ere gobernu honek esan duela uda aurretik eaeko biztanleria osoa txertatuta edukiko

eta irizpideak ez dakigunean behintzat nahiko genukeena da txertaketa kanpaina hasi aurretik

europan eta hogeita batean erabakiren bat hartuko dela honen inguruan bai gustatuko litzaiguke legebiltzar honetan

martxan jarri aurretik ba osasun sailburua bertaratzea eta

konpartitzea txertaketarekin

herritarrei eta hor irizpideak ezarri beharko dira jarraibideak eman beharko dira eta iruditzen zaigu ondorengo

definitu beharko dela beraz hernández jauna zuek aipatzen zenuten txertaketaren kanpainaren diseinuarekin eta guztiz baina ulertzen genuen gaurkoan gaia zela farmaziak ez botikak eta beraiek da botiken inguruan ba beraiek bete beharko funtzioa beraz

genuela eta animatu nahi zaitut gai horren inguruan

ekimena hartzera eta bueno ikusita lehenago puntuan

elkar trukatu eta landu genezake beste proposamen bat eta hor guztiz bat

abian jartzerakoan ere osakidetza indartuta beharko da ze azkenean

funtzio gehitzen doaz hainbat lan egin behar dituzte covidari aurre egin covid ez den guztiari ere aurre egin

kanpaina beste hainbat zeregin ez eta hori ba ditugun baliabideekin ba guztiari ezin zaio aurre egin beste aldetik botiketan

identifikatzeko probak egiteko eskaria egiten zuen proposatzaileak pentsatzen dugu eremu honetan hitz egin daitekeela aztertu daitekeela kezka ugari ditugu ere gai honen inguruan hernández jaunak esan duen bezala ez nola daitekeen antolatu daitezkeen osasun sistemarekin izango lukeen lotura izan ditzakeen

osasun sistema publikoaren plangintzaren baitan izan beharko litzatekela osasun sistema publikoaren estrategiaren baitan ondo zehaztuta osasun sailarekin osakidetzarekin ondo koordinatuta eta noski ondo esan duzun bezala ba negozio edo helburu ekonomikoak baztertuta baina gerta daiteke

eremu pribatuko baliabideak eta gerta daiteke ba momenturen batetan ere botiken beharra ere

ezer ez dela baztertu behar gauza guztiak aztertu behar direla

hor emango den eboluzioa izugarria izango dela dagoeneko ere eboluzio bat eman da ari da orduan eboluzio horretan ere ba hainbat kontu aztertu beharko dira nola egiten diren eta

zertaz baliatu gaitezkeen eta pentsatzen dugu guzti horretaz hitz egin behar dugula aztertu behar dugula eta botikarioak ere entzun behar ditugula gutxienez aztertu behar

lortu dugu eta erdietsi dugu erdibideko proposamena gobernua sostengatzen duten

taldearekin iruditzen zaigulako ba mundu guztiaren ikuspegiak iritziak gutxienez entzun eta aztertu behar ditugula

adostasuna dagoeneko ezagutzen duzue barrio jaunak berak

irakurri du erdibideko proposamena eta hori eta hori argi geratu dadila eta horrela jasotzen da erdibidekoan ere

osasun sistema publikoak beharra izango balu eta betiere mundu mailako osasun erakundearen irizpideak jarraiki eta

bide guztiak aztertu behar ditugula kontutan izan behar ditugula eta baliabide guztiak

eskura izatea garrantzitsua dela pandemia bati aurre egiterako

eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna mistoak ez du parte hartu behar erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria hernández jauna

eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

mahaigaineratu duena eta iruditzen zait arlo hori ere

genukeela botika komunitario publikoen inguruan ez eta hori lehen arretan botikak izan beharreko

zehaztearen inguruan eztabaida interesgarria gaurkoa guk ez genuen ulertzen eztabaida zenik osakidetza indartu edo

ingurukoa guk ez genuen eztabaida hau ulertzen osakidetza eta botiken arteko konfrontazio bezala guk eztabaida hau gehiago ulertzen genuen gaurkoa botikak bete beharreko funtzioen inguruan eta horrela planteatu dugu eta iruditzen zitzaigun eztabaida interesgarria zela

komunitatean betetzen duten funtzioa eta

egon dira eta herritarrak aholkatzen zaintzen

iruditzen zitzaigun eskertzea berain lana ere garrantzitsua zela eta argitzea ere ba bete beharreko funtzioak zeintzuk diren ez

ze oraindik ez ditugu entzun eta horregatik eskatu genuen guk beraien agerraldiak legebiltzar honetan iruditzen zaigulako inportantea dela guztiei entzutea eta gero ba bueno ba joango gara

argitzen ez posizioak argitzea baino gehiago posizioetatik haratago gauden egoera eta pandemia egoeran bakoitzak bete behar duen funtzioa eta horrez gain zalantzarik gabe eta hor guztiz bat gatoz ba guk

hainbatetan ekarri ditugu proposamenak zentzu horretan eta jarraituko dugu ekartzen zeren oraindik ere agerikoa da indartu beharra dagoela pandemia aurretik ere egiturazko arazoak zituelako eta egiturazko arazo horiei erantzun behar zaielako

eta pandemiari aurre egiteko bitartekoez gain ere behar ditugulako covid hemeretzia ez den guztiari aurre egiteko

ez dugu ahaztu behar gauza bat dela pandemiari aurre egitea eta

hor daudela eta pandemiari aurre egiten diogun bitartean ezin garela ahaztu beste guzti horietaz

beste guztiari ere eraginkortasunez aurre egiteko eta iruditzen zait askotan ikuspegi integral hori

galtzen dugula ez orduan agerikoa da behar asko ditugu

gizarte bezala herritar bezala eta ondorioz osakidetzak ere behar asko eta premia asko ditu

erantzuteko alde batetik epe motzekoak direnak eta bestetik agerian geratzen ari direlako ere osakidetza berrasmatu beharra dagoela garai berriei egokitu

direla batzuetan ados etorriko gara beste batzuetan ez baina eman beharrekoak direla

oso osasuntsuak direla eta garrantzitsuak direla eta inoiz baino beharrezkoagoak

osakidetzaren inguruan gure osasun sistema publikoaren antolaketa eta ereduaren ingurukoak eskerrik asko ubera

eskerrik asko rico jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue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

aztertzeko eta sektorea sendotzeko politika publiko berriak proposatzeko ponentzia bat inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eguerdi on mamu bat zeharkatzen du europa edo behintzat zeharkatzen du europako automobilgintza industria

gogoratuko duzue seguraski zuetako askok eduki du horrelako telefono bat telefono nokia bat garai batean telefonia mugikorraren hastapenetan enpresa hau jaun ta jabea zen teknologiarik aurreratuena eta salmentan liderra zen

ez da ezer telefonia mugikorraren munduan gaur gaurkoz telefonoak ezberdinak dira denok daukagu

automobilgintza industria horrelako transformazio batean murgilduta dago ere eta aukeratu behar duguna da ze paper jokatu nahi dugun

nokiari lotu edo etorkizuneko teknologiari lotu hori da gure erronka laburbilduta eta hasi naiz marx eta engelsen esaldi hori famatu parafraseatzen

berak esan zuen sozialismoa elektrizitatea eta sobietak zirela gaurko gaia da elektrizitatea

horrela laburbildu dezakegu aipatu den eta murgilduta gauden transformazio hori automobilgintzaren sektorean historiako aldaketarik sakonena sektore honetan eta axola zaigu bai axola zaigu sektore honek gure industrian eta gure ekonomia osoan berebiziko garrantzia

haziko den azkar hasiko den neurri batean bada elektrikoa baina hori ez da ezaugarri bakarra etorkizuneko kotxearena autonomoa ere izango da berebila berebila izango da lehen neologismo bat asmatu zait kotxea euskaraz esateko berebila

gidaririk gabe hori da autonomiaren bosgarren gradua baina egongo dira tarteko

guztiz autonomoa izateko arazorik garrantzitsuena ez dela teknologikoa baizik eta juridikoa etorkizuneko kotxea izango da partekatua eta hori ere berri on bat da

geldirik eta erabili gabe beraz partekatzea da baliabideen erabilpen arrazionalagoa izango da partekatua aplikazio ezberdinen bidez behar dugunean

sistemen bidez konektatua egongo da egongo da konektatuta

jabearen edo erabiltzailearen mugikorrarekin egongo da konektatuta errepidearekin etengabeko konexioak

izango dira eta gaurkotuko da ez da izango produktu estatiko bat ekoizten dela saltzen dela eta bere bizitza osoan mantentzen dela bere horretan aldatuko da hardwarea ere baina batez ere software a aldatuko da bere bizitzaren zehar

horren ezaugarriak eta horrek esan nahi duena da zeharo aldatuko direla gauzak pasatuko garela hamarkada honetan hemendik hona

eutsi nahi diogu lehengo teknologiari lehengo moldeei edo aitzindariak eta liderrak izan nahi dugu etorkizuneko joera hauetan herrialde guztiek

galdera hori egin dute eta noski erabaki dute nola edo hala bigarren aukera jarraitzea

bizpahiru adibide ematearren macronek definitu du etorkizuneko kotxea bera

elektrikoa eta frantsesa alemaniak ere egin du apustu berbera eta erabaki du

eta automobilgintza sostengatzeko diru laguntzetan alde batean uztea motore

kotxeak eta soilik elektrikoak edo elektrifikatuta daudenak babestea erresuma batuak erabaki du aurreratzea motore termikoak debekatzeko urtea

hau da ez bihar baina etzi eta bide batez teknologikoki industria tradizionalak oso atzeratuta dagoen herrialde batean erresuma batuan kasu honetan aukera ikusi dute teknologia berria garatzeko eta elektrifikazioen arloan

protagonismoa edukitzea diesela desagertuko da bai

erabakia dagoeneko marka handi askok uko egin dio diesel gehiago produzitzeari besteak beste eta denak ez esatearren renault edo toyota bezalako erraldoiak volkswagen da munduko bigarren enpresarik inportanteena batera ekoizpenari dagokionez eta automobilgintza sektorean eta volkswagenek egin du eta berak ere beraiek ere marraztu dute etorkizuna eta egindako plan estrategikoarekin nik uste dut

oso ondo marrazten dutela etorkizuna nora doan neurri batean beraiek etorkizun horren sortzaileak izango direlako

erraldoi honen aurrean estrategia publiko eta pribatuak egiten ari dira herrialde serio guzti guztietan alemanian frantzian esaten nuen estatu batuak japonia korea

bere trantsizio propioa egiteko ikusten dutelako sekulako garrantzia daukala guk esan dugu gure industriaren

ahulagoak direlako orduan ikusten dugu gure inguruan politika plan espezifikoak

eta hori askoz gainditzen duen zifrak beste herrialde batzuetan

casanova jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos gil jauna zurea da hitza

eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak corcuera andrea

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

que en este caso ha de ser así hau hausnarketa hau ez dogu denera orokortzen badagoz ponentziak adibidez

aiaraldeko eskualdeari bultzada emateko ponentziaren sorrera babesten

askoko eta aktore askoko errealitate bat ekarriko dugulako parlamentu honetara

alkateak eta beraz egutegi luze baten ordu asko sartuko ditugulako diagnostikoa konpartitzeko bidean eta beraz kasu horietan nik uste

papera baina automozioaren kasuan

sakoneko merkatu tendentziak mundialak dira eta sektore bakarra da badaude hainbat aktore langileak enpresariak erakundeak baina sektore bakarra da aktore mugatuekin eta beraz guk gure taldetik gura genuke bueno ba gobernuak hobeto esanda erakundeen arteko elkarlan batetik ematea ekimenak batez ere

behintzat bizkortasuna ere handiagoa delako

beste gauza batera dago ez dago ponentzia sortzearen ez da ponentziaren sortzerako aldea guk alde batetik enplegua mantendu egin nahi dugu nik uste enplegua aipatu behar dugula

ekologikoa noski jasangarritasun ekologikoa baina baita ere ekonomikoa eta soziala trantsizioa

argia dena bi mila berrogeita hamarean karbono isurketari dagokionez gu neutroak izan behar gara europan eta beraz helmuga bizi oso hori daukagu

emanda ditugunak ere hor daude baina gure ekonomian gaur egun dieselak pisu asko dauka hemendik kilometro gutxira mercedes dago beste kilometro gutxitara ere

eta beraz bueno apustua izan behar da irmoa bizi handikoa baina pixkanakoa pixkanakakoa hau da

erteak eta plan renoveak eta abar ere neurri arrakastatsuak izan dira eta mantendu egin beharko dira eta bigarrenik eta bigarren izateak ez du esan nahi

txikiagoa daukanik guk uste dugu klabe ikerketak eta garapenak direla klabea da laguntza biderkatzaileak ematea sektoreari

enpresen aldeko ere apustua egitea honen aldekoa eta enpresak

egoten dira baldintzatuak alde batetik laguntza publikoak baldintzatzen ditu hau da bueno biderkatzaileak diren heinean ba euro bat jasotzen badute

baldintzatzen du edo sustatu egiten ditu bultzatu garapen eta ikerketara

gero eta indartsuagoa ikusten ari gara hiritarren aldetik eta horrek ere bueno baldintzatzen du eta bueno kotxe elektrikoa salduko da erosleak dagozenean

legediak bultzatuta legedia europan esan behar da oso exijentea da

mila milioi euroko isun bat ebitatu duela baina gutxigatik hau da

handien inguruan berba egiten gabiz eta beraz

bide egokian gaudela ze bueno azkenaldian batzuetan legebiltzar honetan

taldeen arteko retroalimentazio bat ematen da eta kasu honetan nik uste egokia dela eta da publikoaren aldeko diskurtso bat ze bueno da taberna elkarrizketetan eta beti entzuten da ba funtzionarioak alper batzuk direla kafeak bakarrik hartzen dituztela eta noizean behin

edo handi hori planteatzea eta horren aldeko diskurtso bat ere entzutea ia ia

baina baita ere esaten da adibidez erakunde publikoak ere aberastasuna eta enplegua sortzen dutela baina esan behar da ikerketa eta garapen

enpresek ematen dutela eta enpresek eman behar dutela laguntzarekin bai noski herria apustua delako baina enpresek egin behar dute autogintza eta

volkswagenek kriston inbertsioa egin du digitalizazioa hibridazioa eta elektrifikazioaren

aterako du datozen urteetan datozen hilabeteetan eta beste bi adibide daude ere oso inportantea direnak

kotxe gutxi egiten ditu baina inportantea da hona ekartzea burtsak ez dituelako errealitateak baloratzen burtsak egiten duena da aurreikuspenak espektatibak baloratzen ditu eta beraz

momentu honetan munduko enpresarik handiena kapitalizazio burtsatilari erreparatuta nik uste

ez da geldituko eta martxa onean jarraituko du aurrera eta bigarrenik etxeko adibide bat euskadi liderra da europan autobus elektrikoan

bi enpresak solaris eta irizar liderrak dira europan eta beraz

balantze itxaropentsua egin genezakeela ikerketa eta garapenaren esparruan guk uste euskadiko gobernua palanka egin behar duela

aipatu dudan logika horretatik biderkatzailea izan behar du ematen den laguntza euro bat eman bai baina beste bat behintzat jaso eta

enpresen arteko sinergiak sortu eta batez ere aldaketa kultural bat sortarazi hor nik uste eta gobernuak ere uste du seguru nago hor bide bat daukagula egiteke eta hor sakontzea

datorren urteetan ikerketa eta garapena da klabea gure herria trantsizioaren aintzindaritzan

atzean inor utzi gabe enplegua mantenduz eta sortaraziz eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna
erantzunen txandara pasatuko gara eh bildu taldearen ordezkaria

eguerdi on berriro amaieratik hasita ados nago bueno lehenengo gauza eta behin eskertu nahiko nuke

mamiaz eta ez galtzea formetan eta nik uste dut alderdi edo talde guztiek ondo azaldu dituztela euren posizioak eta eztabaida bueno adostasuna ez badugu lortu behintzat eraikitzailea izan dela ikerketa eta garapena bueno lehen aipatu ditut bi telefono nokia zen nik samsunga hartu nuen

hego koreakoa hego koreak inbertitzen du

bere barne produktu gordinaren ehuneko lau koma bost lau koma bost guk bat koma laurogeita sei

autogintza da traktorea zentzu horretan hiru

ikerkuntza garapena noski hori da ponentzia horretan jorratu behar dugun gaietako bat nola bultzatu sektore honetan eta orokorrean

eta azkenean norbait agertzen bada teleberrin plan horiek planteatzen gobernua da

gauza interesgarriak planteatzen badira gobernuak hartuko duela termino politikoetan eta ekarpenak baina kasu honetan gobernuari laguntzen bai gobernuari lagundu nahi diogu

eta denontzat onuragarria den sektore bat bultzatzea alderdikeriatik haratago eta badakigu etekin

ideia honetatik gobernuak aterako zuela baina gure asmoa ez da hori gure asmoa da herri bezala bultzada bat ematea hori inflexio puntu batean dagoen sektore bati

por sí mismo eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal talde popular ciudadanos gil jauna zurea da hitza

andrea euzko abertzaleak taldearen

eta gobernuaren konpromisoa da ehuneko bi horretatik harago joatea

eta gainera badakigu ikerketa eta garapenaren pisua handitzeko milaka faktore daudela gobernuak

hainbeste izen emateko eta gainera bakoitzak bere ekimen zerrendaren atzean ekimen bakoitzaren atzean denek daukate edukia eta zergatia beraz norabidea badaukagu eta bueno gogor ekin behar diogu ez dago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

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanosen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka bost boto alde hirurogeita zazpi contra bat abstentzio beraz ez da onartu ciudadanos